ekingo diogu berriro ere osoko bilkurari islariak hemen du denez

euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena gure erkidegotik alde egiten duten gazteei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkariak basagoiti jaunak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko presidente andrea parlamentarios y

en los últimos doce años besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

gazteei eskainitako irtenbideak beti izan dira ezkutuko

enpresa handietako dinosauru politikakeriaz eta sindikalismo zaharkituaz inguratuta

egungo egoera negarrez hasteko modukoa ez balitz bertan aurkeztutako neurrien eraginez barreka hasiko ginateke

ikerkuntzaren garapena sustatzeko erabiliko da ikerkuntzaren

beste ideia bikainetako bat honetan datza lanaldi erdiko enpleguaren formulak sustatu nahi dutenek aldi berean lan egiteko eta ikasteko aukera izan dezaten

gauzak horrela wert ministroak unibertsitateko matrikulen balioa izugarri garestitzea erabaki zuen horrela ari direnak lan egitera behartuta egongo dira haien heziketa ordaindu nahi badute hipokresia bikoiztuta

hogeita hamar urtetik beherako pertsonei praktiketako kontratuak betikotuz enpresariek orain formakuntza

langilea bost urteko epe batez enplegu prekario hauetan mantenduz ahora también

zure hitzaldiagatik euskal sozialistak taldearen ordezkaria den zaballos jaunak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den berriozabal andereak dauka hitza

lehendakari sailburuak arratsalde on lehenik eta behin aitortu beharra dut euskal gazte bezala auzo lotsa sentitu dudala hemen

euskal familia askorengan zuzenean eragiten duen arazoa horregatik euzko alderdi jeltzaleak argi adierazi du enplegua sortzea izango dela bere jarduera politikoaren ardatz nagusia eztabaidagai dugun ekimenari osoko zuzenketa bat jarri zion euzko abertzaleak taldeak baina zuzenketa horren edukiak

enpleguaren beherakadak oraingo bidea jarraituko zuela esan zuen

ekonomikoak ez ziren itxaropentsu egoteko modukoak bi mila hamairuan enplegua berreskuratzeari dagokionez horregatik ekonomia arazoen jakitun izanik epe laburrean ekimen bat martxan jartzea ezinbestekotzat jo zuen

gutxienez basagoiti jaunak bere garaian aurkeztu zuen ekimenarekin ez ordea azkenean egin den erdibideko horrekin otsailaren seian

agerraldia egin zuen bere sailaren lan ildo nagusiak aurkezteko

ekonomia sustatu eta enplegua sortze aldera sei ardatzetan lan egitea proposatzen zuen eta ardatz horien artean hirugarrenak gazteen enpleguarekin

eztabaidagai dugun ekimenari zuzenketa jartzeko orduan egoera ekonomikoa eta aurrekari horiek guztiak izan genituen gogoan

osoko zuzenketan jaurlaritzari eskatzen genion sei hilabeteko epean enplegu plan bat egin eta legebiltzarrera ekar zezala

plan horrek gazteei zuzenduriko atal espezifiko bat izatea eskatzen genuen bi ekintza ardatz zehatz gogoan izatea eskatzen zuena

langileak eta bere familiak euskadira leku aldatzeko pizgarriak ezartzea eta bestetik gazteen kolektiboa etxebizitza planaren lehentasunezkoen artean sartzea errenta irizpideak kontuan izanik esan bezala

jarri genion martxoaren seian baina ordutik hona bi hilabete igaro dira denbora tarte honetan jaurlaritza ez da geldirik egon eta bere hitza bete du gure zuzenketan eskatzen genuena bete du jada enplegu plana aurkeztuta dago duela ia bi hilabete esan eta egin

urkullu lehendakariak eta aburto eta tapia sailburuek plana aurkeztu zuten gogora ekarri nahi ditut esandako planaren ezaugarri nagusiak batetik jaurlaritzako sail desberdinen artean egindako plana dela

buru duelarik bestetik programa malgu eta irekia dela erakunde guztien ekarpenei irekita dagoena además

gobernua egitasmoa aurkeztu zuen lehendakariak hementxe bertan

jasotzen zituen egitasmoak horien artean enplegua eta pertsonak berak esan bezala sarrerak sorrarazteko eta bizi premiak ase betetzeko formula batetik

emantzipazioa eta bizitza independentea lortzeko prozesuak ere lanaren menpe daude neurri handi handi batean horregatik jaurlaritzak

defentsari dagokionez ondo azaldu zituen egitasmoak eta hainbat dira proposatzen ditugun ekimen zehatzak bai

hezkuntzarekin ekintzailetzarekin nekazaritzarekin eta abar ppren ekimenari berari dagokionez hiru kontu aipatu nahi genituzke batetik eskatzen duen planean jaso nahi dituen neurriak dagoeneko aurrikusita daudela

martxan jarritako planean eta gobernu egitasmoan eta ondo baino hobeto daki hori basagoiti jaunak izan ere horregatik uko egin dio bere ekimenari alderdi sozialistaren osoko zuzenketari eusteko bigarrenik autonomoengan

baino ez zituen proposatzen eta ez langile guztiengan eragina izango zuten neurriak azkenik etxebizitza kontuei dagokionez kanpora joandako

lehenestea baina gure ustez bestelako kolektiboak ere lehentasuna izan behar dute pse eta eh bilduren osoko zuzenketei dagokionez gure taldeari iruditzen zaio ekimenaren sakoneko gaiari ihes egin diotela jatorrizko ekimena gazteek duten arazo zehatz baten ingurukoa zen arazo latz baten ingurukoa hain zuzen ere baina bi taldeek orokortasunera jo dute

hori idatziz eskatzen zuen gaur beste hainbat kontu entzun ditugu

gazte plana eskatzen zuen eta bestetik lege bat orokortasunera jo dutenez zuzenketa horietan

ados egon gaitezke bat etor gaitezke gazte plana gazte politika integrala

motz geratzen direla uste dugu gazteen artean dagoen enplegu faltaz ari garen honetan zehaztasun gehiago edo proposamen zehatzagoren bat espero genuen

eskura ditugun tresnak kritikatu eta jaurlaritzari gazte planak egitea eskatzeaz gain ez diguzue esan zer proposatzen duzuen zuek

zein ekimen zehatz ikusi nahi zenituzketen jaurlaritzaren planetan

emateko ez dezagun ahaztu gaurko ekimenak enpleguarekin zerikusia zuela ez bestelako kontuekin eta hirugarren gazte plana aurretik egondako bi planak bezala beharrezkoa eta baliotsua da eta gainera ondo daki zaballos jauna jaurlaritza plan hori garatu egingo duela eta dagoeneko plan hori garatzen ari dela

hainbat arlo hartzen dituzte hezkuntza osasuna kultura aisialdia

enplegu planak dagoeneko esku artean dugun tresnak lan eremu bakarra dauka kezka bakarra eta helburu bakarra enplegua sustatzea hortaz enplegu faltaren arazoari konponbidea ematen saiatzeko tresna espezifiko eta baliotsua dela uste dugu gainontzeko herri erakundeen ekarpenei

hortaz orain zuek ordezkatzen dituzuen alderdiek gobernatzen dituzten erakundeen txanda da jakin ahal izateko zer den benetan proposatzen duzuena besterik ez
eskerrik asko berriozabal andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldearen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

baina esan behar dizut legebiltzar honetan hitza dela erabili behar dena eta

alderdi horretako jende horri ez zaio gustatzen zuek esaten duzuena eta beste batzuetan zuei ez zaizue gustatzen alderdi horretan esaten dena

hitza da balio duena zeren eta lehenengo ostegunean eztabaida berdina eduki genuen baina alderantziz

eta jarraian eh bilduko ordezkaria den urrea andreak dauka hitza

urrea andrea etorri egin zen eta ongi etorria izan zen gure artean bestaldean basagoiti jauna laster batean joango omen dena jakin nahi genuke

enplegurik gabekoa hizkuntza politikak eraginda joan behar dutenen artekoa

zure arazoa eta zein kolektibotan sartu behar zaitugun matute agirrezabala urizar blanco pinedo zulaika

astelehenean egindako batzordean eta baita gaur ere eta hemen inork ez du esan

eta garatu eta habian jartzea erraza denik horrexegatik ekintzailetza sustatzeaz gain ekintzaile direnei bidea erraztea da gure erakundeen egitekoa ekintzaileen bidelagun izatea eta bide batez gogora ekarri nahi dut egkren ordezkariek astelehenean bertan aitortu zutela gobernuko hainbat sailburuorde eta zuzendarirekin

dagoeneko besteak beste etxebizitza eta enplegu

una iniciativa suya en este sentido eh bilduri dagokionez urrea andrea eserleku hauek nazka ematen omen dizute hortaz iruditzen zaigu agian hobe zenukeela aretotik irten eta florida parkean esertzea eserleku horiek agian garbi egongo direlakoan agian gainera ez zera bakarrik joango eta ohikoa duzuen moduan

eta iruditzen zaigu agian hobe zenuketela zenbait eragileez hitz egitera eragile batzuez

baina zuk ez zuek eragileak eta beste asko kanpoan utzi dituzue

hainbat eta hainbat elkarte ez datozela bat inondik inora zuek predikatzen dituzuen kontu hauekin eta duela hamabost egun eskas euskadiko gazteriaren kontseiluak komunikatu bat kaleratu zuen gazteon aktibismo politikoaren alde eta

mugimenduko gazteei euskal gazteriaren izenean ez hitz egiteko eta euskal herriko gazteon aukera ideologikoen aniztasuna errespetatzeko dei egiten diegu hori bera eskatzen dio euzko abertzaleak taldeak urrea andreari ustez euskal gazteriaren izenean arinkeria horrekin ez hitz egiteko euskal gazteek ezta gehiengo batek ere ez dute inondik inora zuek bezala pentsatzen nahi

ernai edo gazte abertzaleaken izenean baina ez gainontzeko guztien izenean

mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jauna zurea da hitza

osotasunean bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita sei boto alde berrogeita zortzi

euskal popularrak eta eusko talde sozialistak erdibideko zuzenketa ez da onartu

pasaiako kanpoko portua eraikitzeko proiektua bertan behera uzteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da mistoa

barkatu ez da onartu orain jarraian bozkatuko dugu eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

osoko zuzenketa hau ez da onartu jarraian euzko abertzaleak taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita zazpi hogeita hamazazpi contra hamaika abstentzio ondorioz ez da onartu osoko zuzenketa orain bai

mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda mistoa upydren ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza ekimena

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara sartuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko zaballos jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

atzo gaur eta etorkizunean oso inportantea da portuak eta zuzenean bere ehun eta hogeita hamabi enpresek

urtean zaballos jaunak esan bezala barne produktu gordinaren ehuneko bat koma hogeita hirua fakturatu zuen hau da zortziehun eta berrogeita sei milioi euro

ez ditut barneratu ez fakturazioetan ez langileen portuko bezeroak diren enpresak

den ebroko ardatza eta frantziako hego ekialdean kokatzen diren enpresei ere portuak zerbitzua ematen die bere materialak inportatzeko eta

bezala pasaiako portua beharrezko dute beraien lehiakortasuna eta etorkizuna bermatzeko eta badira ere eguneroko portuko bizitzan aktibitate portuariotik kanpo portuko langileen edota enpresei zerbitzu ematen diotenak hauentzat duen eragin ekonomikoa kalkulatzea oso zaila da

oso ezagunak dira bertako komertzioak familien ekonomiaren oinarri direlako portuaren etorkizuna beraien etorkizuna delako kai aldi eta enbata tailerrena esate baterako eta eta aldama komertzioena

portua eta bere aktibitatea zalantzan jartzen dugun horietan

interesatuak eta kontrajarriak plazaratzen ditugunean

bere amaierara bideratzen duen proposamena egiten du bilduren proposamenak

baina kontundentzia gehiagorekin eusko jaurlaritzak kanpo kaia eraikitzeko proiektua bertan behera utz dezala eta bertako badiaren bizi berritze osoari

ekonomikoei jarraituz oso esaldi borobila matute jauna baina bere ondorioak ondo azaldu behar direnak zer da badiaren biziberritze osoa bildurentzat biziberritze osoa edo integrala emateko modu bakarra dago portua badiatik aterata eta hori bi modutan egin daiteke

edo kanpo porturik gabe eta bigarren opzio horrek pasaiak porturik ez izatea lekarke portu al da

zuen proposamena horrela ez bada proposamenak planteamendu maximilistetik aparte pankartarako lematik aparte ez du ezer aportatzen ez pasaiari

pasaiako korridoreak irun hiri arte intermodalitatean gune logistiko bezala dituen aukerak aprobetxatu eta plataforma logistikoa bultzatzea

eta badiaren eta badiako herritarren behar sozialak eta ekonomikoak uztartzea biziberritzea

nahiz eta portuko gestioan oraingoz eskumenik ez izan pasaiako portua bilboko portuarekin lankidetzan aritu behar du bien aktibitatea indartuz eta koordinatuz gipuzkoan garraioak eta logistikak aktibitate ekonomikoan duten garrantzia azpimarratu eta arautu behar dugu

eta badiaren eta badiako herritarren behar sozialak eta ekonomikoak uztartzea biziberritzea euzko alderdi jeltzaleak bere proposamenetan behin eta berriro defendatu du biziberritzea deitzen duguna ezin dela kanpo portuari baldintzatu defendatu eta horrela adostu izan dugu madrileko estatuarekin izan dugun negoziaketan

guneak biziberritu behar dira gure proposamenetan beti eskatu dugu lehen esan dudan bezala

gune horietan konpetentzia duten instituzioekin batera herrirako

eskerrik asko vaquero andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara sartuz euskal talde popularraren ordezkaria den semper jaunak dauka hitza

en conocerlos muchas gracias eskerrik asko semper jauna eh bildu taldearen ordezkaria den matute jauna zurea da hitza

arratsalde on eztabaidatzen ari garen puntuak agerian utziko ditu berriro ere ganbera honek dituen mugak alegia ganbera honetan hartzen diren erabakiak ez direla hartzen

gaurkoan ere kapitalaren edo diruaren logikak logika hori gailendu da pasaiako portuaren eztabaidan eta ez alde bateko eta besteko iritziak hori da demokrazia mugatu honen ondorioa izan ere pasaiako kanpo portuaren inguruko eztabaidak jada izan du tokia legebiltzarrean aurreko urteetan

hartu dira eta hala ere hasierako egoeran gaude zergatik

orain ez duzuelako babes ekonomikoa lortzen ez duzue iritzia aldatu baina ez duzue babes ekonomikorik zuen asmoa aurrera eramateko y ese es

eh bildun pasaiako kanpo portua eraikitzeko proiektua behin betikoz uztearen alde gaude baita bi mila natura sarearen barruan ulia jaizkibeleko itsas erreserba

upydk aurkeztutako ekimenaren alde egingo du izan ere aurreko

eh bildun dauden hainbat alderdik aurkeztutako ekimen berbera jasotzen ditu

besterik ez mila esker eskerrik asko matute jauna erantzunen txandan mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den zaballos jaunak dauka hitza

zaballos jauna euzko abertzaleak taldearen

saiatuko naiz labur labur beste taldeek esan dutenari erantzuten

esaten zuen maneiro jaunak eta guk ere nahi dugu

iritzi bat ematea baita ere plan zuzentzaileak planteatzen dituen

alternatiben inguruan pentsatzen dugu eta irmoki pentsatzen dugu tramitazioak bere bukaeraraino jarraitu behar duela tramitazio administratiboa hasi eta erantzun behar zaie

egiteko lanean aritu diren herritar guztiei sozialki ekonomikoki eta ingurugiro ikuspegitik

sosteniblea edo izan behar du baikorra horrekin bat egiten dugu zeren eta alde batetik hanka motz gelditzen baldin bada ez da aurrera ateratzen

edo ingurugiro ikuspegitik hanka motz gelditzea el señor matute

eta besterik ez orain alderdi popularra dago estatuan gobernatzen espero dugu alderdi sozialistak egin ez zuena alderdi popularrak

euskal talde popularraren ordezkaria den semper jauna zurea da hitza

jatorrizko testua bozkatu dezakegu

euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu dugun erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita hamabi boto alde veintiuno contra erdibideko zuzenketa onartuta gai zerrendako zortzigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena gune publiko eta pribatuen irisgarritasun unibertsala bermatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da llanos andrea zurea da ekimena aurkeztu eta aldezteko

zuzenketa aurkeztu dituen taldeetara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den

talde popularrak aurkeztutako proposamenari eh bildutik osoko zuzenketa aurkeztu genion funtsean

gehiago izan zen motz geratzen zela uste genuelako zalantzarik ez dago herritar guztiok eskubide berak izan ditzagun irisgarritasunak bere biziko garrantzia duela eta noski administrazio publikoa izan behar duela aurrenekoa

ezabatzen baina horretara iristeko eraberritze eta ordenazioaz hitz egiten dugunean ikuspegi zabalarekin egin behar dugula uste dugu eta ez dugula eraikinetan mugatu behar irisgarritasuna eta mugikortasuna

beharrezkoa dela aintzat hartzea bai espazioaren kalitatea humanizazioa paisaia kolektibitatearen indartzea eta abar eta beste hainbat kontu alegia irisgarritasunarekin batera beharrezkoa da irizpide energetikoak ikuspegi soziala eta ekonomikoa ere kontuan hartzea

hasierako proposamena gehiago eraikinetara bideratzen dela ikusita gu ere

hasierako proposamenarekin egiten dena baino helburu zabalagoa hartu dugu guk ere betiere errehabilitazio integrala bilatuz eta ez partziala eta hori horrela beharrezkoa jotzen dugu eraikinak birgaitu eta hiri berroneratzeko plana berritzea esparru honetan

eta ikuspegi orokor batetik egin dadila lan hori baina araudia gure ustez bildu behar ditu ba irisgarritasuna zein efizientzia energetikoa hobetzeko helburuak eta bitartekoak bietako bat kanpoan utzita erdizkako berrikuntza litzatekeelako gure ustez lehen ere bien inguruko planik izan bada

eta horregatik nahiz eta gauza batean zentratu den bestea ere guk sartu nahi izan dugu

bigarren horretan behintzat helburu orokor bat beteko badugu alegia energia kontsumoa ehuneko hogei gutxitzeko helburua alegia eta

eraikinak direla kontsumo osoaren ehuneko berrogeia daramatenak arrazoi ezberdinetatik

eraikin asko direla zaharrak egia da irisgarritasun gabezi handiak dituzte beraz hauek nola gainditu pentsatu eta gauzatu

efizientzia energetiko hori lortzeko oso urrun daudela bai isolamenduari eraikinen itxiturei dagokienez

diren eraikinetan azken europako zuzentarauak diona betetzeko zeregin handia ikusten dugu oraindik beraz ez dugu uste bigarren mailan geratu behar duen

helburu bezala jartzea garrantzitsua jotzen genuen horregatik eskatzen dugu gure zuzenketaren lehen puntuan bi gauzak aintzat hartzea eta bigarrengoan eraikinetan

energia kontsumoa gutxitzeko neurriak hartzeko sustatze lanak egin eta horretarako laguntzak ematea baina hirugarren puntuari bere biziko garrantzia eman nahi diogu ere izan ere gauza jakina da planak

lortu beharreko helburuak ondo egiten baldin bada plana behintzat baina gero horiek gauzatu egin beharko direla eraikin publikoen kasuan administrazioaren ardura zuzena izango da eta horiek soilik borondateen arabera llanos andreak zioen bezala baizik eta

obligazio bat ere badelako nola betetzen den ikusi egin beharko da eta laguntzak beharko dituzte horretarako administrazioek eta pribatuen kasuan

hor nabarmena da beste arazo batzuk ere agertzen direla

talde popularrak egin duen bezala proposamena edo planteatu duen bezala ondorioa izango litzateke bitarteko nahikoa ez izanda ere edo kasu horretan egon daitezkeen jabeak egonda ere derrigor derrigortasun hitzak nire ustez

gastuari aurre egin ezin da ere bere etxean arriskuan ikusteraino

eusko jaurlaritzak birgaitze politika etxebizitza politikaren erdigunean ardatzean jarri beharko lukeen garai honetan helburuak eta arauak

sortu daitezkeen oztopo horietan arau horiek aurrera eramateko

begiratu beharko lukeela eta seguruenera horrek ere plan bereziak eskatuko lituzkeela bestela arriskua izango genuke planak egin bai araudiak egin bai

udalen borondatearen baitan borondatea baino harantzago doazen ondorio

eta errealak sortzen direla nik uste dut borondatetik harantzago nabarmena dela eta iruditzen zaigu

arazo horiek gainditzeari begira horri ere arreta berezia jarri behar zaiola zuk aipatu duzu ere

askotan horrela izaten da eta horiek gainditzeko bitartekoak ere jaurlaritzak jarri beharko lituzke arartekoak berak aipatzen du zuk oinarri bezala erabili duzun arartekoaren

askotan irisgarritasuna bermatzeko oztopo bat dela esanez

lanen kostua hori ordaintzerako momentuan familia askok arazo ekonomikoak izan ditzakete eta horietarako bitartekoak ere bermatu behar direla iruditzen zaigu

etxea galtzeko beste arrisku bat gehiago bilakatu arazo ekonomikoak dituztenekin beraz ez dut horrekin esan nahi hori jarri behar denik irisgarritasun arazoa duenaren gainetik

zeinek baino eskubide gehiago kontua da baten beharrak eta bestearenak bata eta bestearen errealitatearen

nola laguntzen den bestela arriskua daukagulako arauak egin bai baina gero elkarbizitza hori berriro ere arazo iturri bilakatzekoa

eta eraikin zaharretan sortu daitezkeen arazo teknikoak ere

bereziki udaletan aritu garenok askotan nozitu dugulako zenbateraino askotan oso zail diren arazo horiek gainditzeko

ez soilik borondatea ez dagoelako edo gehiengoak ez daudelako ez praktikan fisikoki ezinezkoa delako ere zail gertatzen direlako eta ez dadin geratu herritar bat

ikusi beharko da nola egiten den hori eta batzuetan akaso pasa beharko du

mugikortasun arazoak dituzten herritar horiei bestelako alternatiba batzuk ematetik bestelako etxebizitza batzuk aukeran ematetik

izan daiteke eta bi helburu aldi berean lortuko genituzke trukean bere jabegoa ez den etxe baten erabilpena izan dezake familia horrek pertsona horrek

edo estrukturalagoa izan daiteke ezintasun horrengatik gure ustez horri ere

egin beharko litzaieke aurre izan ere gauza jakina da igogailuen kasuan adibidez bereziki talde popularrak igogailuen kasuan nolabait adibide bezala zentratu nahi izan duelako

bereziki hori aipatzen denean askotan elkarren aurkakoak ere izaten direla irisgarritasunaren araudiak eta segurtasunaren araudiak

badakigu zein arazo latza izaten den udaletan eta bien arteko ezkontza

neurri minimo batzuk ezartzen dituela suteen babeserako araudiak beste batzuk ezartzen ditu eta beraz ondo legoke araudi ezberdin horien arteko elkarbizitza ere ahalbidetzea eta araudiek irizpide teknikoak jartzearekin batera

borondateetan udal teknikarien esku geratzen dira gauza asko eta araudia guztiz ez beteta ere

margen horiek hartu behar diren edo muga horiek absolututzat

irisgarritasuna bermatzea oso zaila dena ia ezinezkoa dena eta kasu horietan bilatu beharko ditugu beste formula batzuk berriro diot garrantzitsua da hori ere eta uste dut horri ez diogula orain arte begiratu

zuzenketaren bidez funtsean defendatu nahi izan duguna ikuspegi integral bat da bestetik papera jasoko duena praktikara eramateak ekar ditzaken arazoak saihesteko bideen beharra azpimarratzea ez zaigu iruditzen besterik gabe araudiak betetzeko derrigortasuna dela esan behar denik eta horretara mugatu

baina arazoa gainditzeko arazoak izango ditugu eta gainera beste berri batzuk sortuko ditugu

ahalbidetu behar dela gaiak duen garrantziak tamainako araudia jartzea alegia hori behintzat egoerak eskatzen duela baina dena aintzat hartuta eta bila dezagun gure ustez herri ingurunea erabiltzen duten pertsona guztiek ahalik eta modurik independenteenean

pertsona ezberdinen behar ezberdinak aintzat hartuz baina bidean sor daitezkeen arazoei iskin egin gabe beraz gure aurkakotasuna proposamenera baino ez hainbeste esaten denaren kontra gaudelako baizik eta gure ustez behin hasita gauza gehiago esan behar zirelako mila esker

itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den aldaiturriaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuak arratsalde on